eta eitbren etorkizuna eta bideragarritasuna bermatzeko horregatik babesten du jaurlaritzak eitbren erabakia egoera irregularrak erregularizatzeko eta lanpostu finkoak betetzeko prozesua berme guztiekin aurrera eramatearen erabakia hain zuzen ere gobernu honek

prozesu hau errespetatu eta babestu egiten dute horretarako arrazoia argia da aurrikusten diren antolaketa beharren eta aurrekontuen arabera

aurreikusten diren antolaketa beharren eta aurrekontu aukeren arabera

eskerrik asko unzalu jauna uriarte andrea zurea da hitza

erabaki konplexuak hartzea lehentasunak ezartzea eta arrazionalizatzea eta horren guztiaren helburuak dira eskura ditugun baliabideen kudeaketa eraginkorra bermatzea batetik

dagoeneko ezaguna zen halako neurri batek zailtasunak ekarriko zituela eta ziurrenik gatazkak ere bai

kexak edo grebak esaterako gizarte demokratiko aurreratuek sindikatuen jarduera errespetatzen dute eta errespetatu beharra daukate

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina gomazko pilotak istiluen kontrako material gisa behin betiko

eskerrik asko presidente anderea señora

la intervención eskerrik asko gallastegui andrea beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina
auzitegi nazionalak bidegabeki zigortutako zazpi gazteen kontrako operatiboaren kudeaketari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eguerdi on estatu

justizia antidemokratikoak jarraitzen du euskal militante politikoak euren lan politikoa eta gardenagatik epaitzen eta zigortzen batez ere gazteak direnak kartzela betetzen ari dira berriro ere gazte errebeldez

tamalez ertzaintza bilakatzen ari da kartzelak berriro ere betetzeko konduktua edo kanal zuzena

hogeita zortzi gazte orain dela gutxi epaituak zigortuak izan ziren

zeina urteetako zigorra inposatzeko euskarri

zurea da hitza eskerrik asko

jauna espezialistak zarete inori etxeko lanak jartzen norberarenak egin ez beti besteren

beltrán de heredia herri harresia ez da makinaria bat ez da estrategia bat da indignazioaren erantzun edo emaitza

antolatu beharko hitz egiten duzu dramatizazioaz hori da

hau berriro azpimarratu behar esku hutsik zeuden gazteak brigada mugikorraren istiluen kontrako material guzti horren aurrean

hori da justifikatu nahi dena atxilotzeko agindua zuten hiru gazte hauetaz gain beste hogei pertsona atxilotu eta beste hirurogeita hamar zaurituak

dagoen bortizkeriaren irudiez gain gainera beste

gazteen burua iturrietan sartzen edo zaurituei laguntza eman nahi zien bizilagunei nola oldartzen zitzaizkien

interpelazioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina gizarte segurantzaren legean lan istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuen araubide juridikoari dagokionez egindako erreformari buruz

legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi langileen eta oro har gizartearen osasun eskubideari eragiten dion gaia da gaur hona dakarkiguna alderdi popularraren erreformak osasun sistema publiko indartsu baten aurka

baina inolako zalantzarik gabe langileen osasun eskubideen murrizketen aldeko galanta da gizarte segurantzaren legearen

ari gara pasa den abenduaren hemezortzian diputatuen kongresuan gizarte segurantzaren legearen erreforma onartu zen lan istripuaren eta

erregimen juridikoari dagokiona baina espero genuen bezala erreforma hori ez da egiten onurarako ez beste behin ere alderdi popularrak patronalaren onurarako legislatu du erreforma horrek izugarrizko aldaketak

osasunaren kudeaketan baina ez horretan bakarrik baita gizartearen osasunaren kudeaketan ere

aldaketa nagusien artean honako hauek ditugu asteko mutuen izena aldatu da lan istripu eta lanbide gaixotasunen mutuak izatetik gizarte segurantzaren mutua kolaboratzaileak izatera pasatu dira

aldaketa ez da garrantzitsuena garrantzitsuena da izenak aldatzearen atzean dagoen helburu nagusia mutuek gertakizun arruntetan lanetik kanpoko gaixotasunak eta istripuak kudeaketaren eskuduntzak

hori da denborarekin lortu nahi dena eta horren aurrean gure lehenengo errefusa alde batetik uste dugulako gizarte segurantzak ez duela

guztiz kontrakoa eta bestetik mutuen ekintza eremua are gehiago zabaltzen duelako osasun sistema publikoa

aldi baterako ezintasunari dagokionez mutuek botere handiagoa izango dute kontrola egiteko jarraipena egiteko eta presionatzeko baja egoerari bukaera

garrantzitsu bat guretzat agian garrantzitsuena

bajaren lehen egunetik deitu ahalko dituzte langileak osasun azterketa egitera eta langilea azterketara joaten ez bada berdin da

ondoren langileak lau eguneko epea izango du ez joatearen arrazoia justifikatzeko eta behar bezala egiten ez badu

azaltzen da eta hori ezin da izan inolaz ere motibazioa erreforma horrek langileei iruzurrezko izaera aurresuposatzen die gainera datuek erakusten digute absentismo tasa

are gehiago azken lan erreformaren ondorioz langileak nahiz eta bajan egon kaleratu ahal direnez langile asko gaixo joaten dira lanera kontrako egoera gertatzen ari da hau da presentismoa enpresa pribatuan zein arlo publikoan gainera horrek ondorio larriak ekarri ahal

oro har gizartearen osasunerako beraz helburu horren aurka ere bagaude ez bagaude bat ere ados hori dena enpresarioen alde legislatzea da gizartearen osasunaren kaltean bigarrena da burokratizazioa gutxitu egingo dela ba hori ere gezurra da guztiz kontrakoa

osakidetzako profesionalek lan handiagoa izango dute mutuen mesedetarako eta larriena da hori guztia diru publikoarekin

batean inbertitu ordez funts publikoekin osasun sistemaren pribatizazioari ateak irekitzen zaizkio hori da

erdi batera erreforma horren helburu nagusia osasun sistemaren dualizazioa non langileek osasunaren kudeaketa pribatua izango dute mutuen bitartez eta gainontzeko pertsonen osasuna

hori da erreforma honen atzean dagoen helburu nagusia mutuei gero eta eskumen gehiago eman ez soilik gertakizun profesionalaren kudeaketan baita gertakizun arruntetan ere ez soilik prestazio ekonomikoaren kudeaketan

ere eta hori oso larria iruditzen zaigu gainera mutuei gizarte segurantzaren kolaboratzaile zuzenak izango direnez

diagnostiko frogak egiterakoan lehentasuna emango zaie langileei baina ez errekurtso gehiago jarriko direlako baizik eta langileei lehenbailehen alta ematea patronalaren helburua delako

lan egiten ez duten pertsonak pentsionistak langabetuak gainontzeko bigarren mailako gaixoak izatera

esan dudan bezala gizarte osoaren osasunean eragingo du osakidetzako medikuen profesionaltasuna jartzen da zalantzan medikuek presiopean arituko dira alta proposamenei ahalik eta eperik laburrenean erantzun diezaioten

eta beste ondorio larri bat langileen osasunean eragin kaltegarria izango du esan dugun bezala

eta horrek gero eta langile gehiago gaixorik egon arren lanera joatea dakar beraz

osasun eskubidearen aurka doan legea da langileen osasuna kudeaketaren pribatizazioa dakarren legea da ondorioz langileen osasun eskubidearen murrizketa ekarriko du eta osakidetzako langileen lan karga handituko da mutuentzako lan gehiago egin beharko dutelako hori dela eta osasun sailburuari darpón jaunari hurrengo interpelazioa egiten diogu

lege bidegabe horrek araba bizkaia eta gipuzkoako langileen osasunean kalterik ez eragiteko

eskerrik asko zulaika anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok eguerdi on

ez die oro har ezertan eragiten osasun sistema

y trataremos de evitarlo beharrezkoa da ekimenak bideratzea osasun sistema publikoan epeak laburragoak badira ere alta proposamenei garaiz erantzun ahal izateko horrela sistema publikoaren erabakia alderdi nagusia izango da alta proposamenak

zulaika andrea xehetasun gehiago emateari begira

osasun sailak indarrean jarritako hainbat neurri aipatuko

que tampoco nos gusta lehen ez zen horrela hau da lege berri honek suposatzen duen aldaketa bat

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

magnetikoetarako unitatea irekitzeari buruz ubera andrea zurea da hitza eguerdi on guztioi gaur jakin nahi duguna da

hau da asmorik ote duen debagoieneko ospitalean erresonantzia magnetikoak egiteko unitate berria irekitzeko zergatik diogu hau beno ba orain dela gutxi unitate berri bat ireki du urola goierriko ospitaleak

eta oraindik debagoieneko ospitalean kamioi bat daukagu erresonantzia magnetikoak egiteko dakizuenez debagoieneko ospitala berria da bi mila hamabian ireki zen ba ustez

osasun zerbitzuak hobetzeko beraien mugimenduak trasladoak

ekiditeko espazioan hobekuntzak egiteko azken finean onurak ekartzeko debagoieneko ospitalera

jarduera ez dela behar bestekoa aktibitatea errendimendua jaitsi egin dela eta

ospitale berri bat daukagu ikaragarrizko espazioak probetxu handiagoa atera daitekeena

egiteko uler genezake trantsizio fase batetan kamioia erabiltzea baina momentu honetan ba nahiko ulertezina egiten zaigu ikusita

ba dauden espazioak aprobetxatu daitezkeela unitate bat irekitzeko eta azken finean

onurak eta hobekuntzak bideratzeko beraz gaurkoan hori da jakin nahi duguna osasun sailaren aldetik

zer erantzuten digun eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok ubera andrea

ez da beharrezkoa horrelako unitate bat martxan jartzea gainera orain arte erresonantzia magnetikoen arloan eman den zerbitzuak esparru horretako gaixoen beharrak bete ditu modu

emateari begira ezarritako baldintzak betetzen diren

eta horrela da kanpoko enpresekin kontratatzen diren zerbitzu guztietan eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

ulertuko duzu ez dugu konpartitzen zuen iritzia gure ustez ez da eskaintzen eskaini beharko litzatekeen kalitatea

bakarrik iritzi hori profesionalen aldetik ere iritsi zaigu eta beraz iruditzen zaigu kontutan hartzekoa dela kontutan hartzekoa eta zentzu horretan osasun sail honek momentu honetan duen erabakia ba hausnartu egin beharko lukeela eta birplantatu egin beharko lukeela

egongo zaretela aurrekontuak prestatzen datorren urtera begira kontutan hartu beharko litzatekeela debagoieneko ospitalean erresonantzia magnetikoak egiteko unitate berria irekitzea eta benetan

baina ikusten dugu jarduera aktibitatea errendimendu soziala gutxitzen ari dela

gehiago direla gainerako ospitaleetara eta gainerako zerbitzuetara eta beraz

eskualde horrekiko debagoienarekiko arreta berezi bat jarri behar duela eta gonbidatuko genuke bertara hurbiltzea eta ikustea benetan eguneroko errealitatea zein den

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on guztioi sailburu jauna gaurko osoko bilkuraren hasieran

eta amaieran berriro ere gai honek sortzen digun kezka plazaratu behar dizugu horrek esan nahi du zalantzarik gabe

ez bakarrik komunikabideetan ez bakarrik gaixoen artean baita legebiltzar honen talde politiko

eh bilduren aldetik ez gara gaixotasun honen zehaztasunetan arituko ez garelako egokienak halako kontsideraziorik egiteko horretarako adituak zaudete

egoerari buruz hitz egin nahi dugu zuk inor baino hobeto dakizu azken hilabete honetan ekimen desberdinak zuzendu dizkizugula

guztiak argitzeko asmoz baina esan behar dugu zure sailaren erantzunak beti

laburrak izan direla esate baterako ez dugu lortu gaixotasun hau diagnostikatuta duten pertsonen zenbateko zehatza jakitea horregatik gaurko ahozko galderarekin ez dugu orokorkerietan geratu nahi gure asmoa

jakin badakigu hainbat gaixok salatu dutela euren medikuek esaten dutela

ez direla heltzen eta behin eta berriz adierazten dute jasotzen dutena ez dela nahikoa bai komunikabideetan agertzen direnean bai

direnean horrela izanik maiatzaren zazpian daniel zulaikak

esan zuen aste baten epean bi botika mota berriak gehitu zirela gaixotasun hori eragiteko hain zuzen ere

terapia berri batzuk agertzen dira baina errealitateak esaten digu bi botika horiek

horregatik galdetzen dizugu zergatik ez dira ematen behin eta berriz osasun sailak iragartzen ari duen
tratamendu berririk eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

darpón jauna zurea da hitza blanco

osakidetzak erosi negoziatu eta ordaindu egin ditu azken hilabeteotan argitara

no se preocupe blanco andrea joka dezagun ganoraz osakidetzak beti eskaini ditu medikamendurik onenak eta berrienak orain eta beti eta hori badakizu

erosi eta eskaini gure hitza eta gure lana bete zintzotasunez